telelaguntzako zerbitzuaren definizio eta helburuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria sarasua andrea zurea da hitza

behin baino gehiagotan hitz egin dugu azken hiru urte hauetan esan den bezala araba gipuzkoa eta bizkaiko gizarte zerbitzuen legeak

aurretik foru aldundien eta gasteizko udalaren esku zegoen telelaguntza zerbitzua eusko jaurlaritzak bere gain hartu zuen betion izenburupean ohikoa bihurtu den

zerbitzu publikoak esternalizatzeko daraman politikari eutsi eta zerbitzu honen kudeaketa televida gsr merkataritza enpresari egungo

esleitu zion jaurlaritzak lizitazio baten bidez gaur talde popularrak aurkeztutako mozioa aurretik

hemendik esandakoa gehiago zentratzen da gehiago

eztabaida zerbitzuak edo telelaguntzak bete behar dituen funtzioen inguruan zerbitzu horrek bete behar dituen funtzioen inguruan eta gure ikuspuntutik arazo nagusia une honetan ez dago horretan pertsona nagusiei behar zaien arreta eta zaintza egokia eskaini behar zaie eta horretarako arlo desberdinetako instituzioen arteko

ez dugu ezbaian ipintzen dimentsio sozio sanitarioa deiturikoa azken batean horretaz ari gara hitz egiten eta hau erronka bat da

baina bai uste dugu ezbaian ipini behar dela gaur egun

garatu gabe dago gure ustez eta kezkagarria iruditzen zaigu kartera dekretua adostu zen baina geldirik dago eta eredu sozio sanitarioa bera ere zehaztu gabe

eta hori bai horrekin batera beharrezko baliabideak eta finantzazioa izan behar duten finantzazioa ere argitu gabe dagoela

ondo egin behar dira eta gaur hori ez da horrela hala ere guk gaia gaur beste ikuspuntu batetik helduko diogu jarraipena emanez

izandako eztabaidei mahai gainean ipinitako arazoei eta batzuk bideratu gabe jarraitzen dutenak gaur egun gogoratu nahi dut

zerbitzu honetako langileen ordezkariak enplegu eta gizarte politiketako batzordean egon zirela beraien egoera eta zerbitzuaren egoera azaltzen beraien ikuspuntutik alde batetik

gelditu zitzaigun eta ezinbestekoa zela hitzarmenaren negoziazioari heltzea eta bera bultzatzea eta bestetik jaurlaritzak

hartu zuenetik eta kudeaketa enpresa baten esku utzi zuenetik zerbitzuaren kalitatea progresiboki gutxitzen ari dela

bizkaiko diputazioak zuela gehienbat garatuta jaurlaritzak

ardurapean gelditu zenetik ere uste dugu beste alde batera begiratu izan duela hori bai zerbitzua goraipatu izan du

eta arazoen aurrean neurririk hartu gabe horrela izan da gutxienez langileak mobilizatzen eta egoera salatzen

ziren arte asko kostata mobilizazio

lan uzteak barne lan baldintzak arautzen duen hitzarmena uztailean sinatu zen hobekuntzak egon egon dira baina gelditzen da hobetzeko bai langileen lan baldintzetan eta baita ere zerbitzuan zerbitzuaren inguruan oraindik

ratioak esanguratsua da hau ere aipatu izan dugu ez da lehen aldia bizkaiko telelaguntza zerbitzuan hamairu mila

laurogeita zortzi langile zeuden eta orain araba bizkaia eta gipuzkoarako ehun eta hamabost langile

erabiltzaile baino gehiago daudenean eta

zabaldu eta gehitu direnean erabiltzaileen kopurua biderkatu egin da asko gainera baina

oso urruti gelditu da proportzio horretatik eta guretzat hori ez da logikoa inondik inora ondorioz erabiltzaileei eskaintzen zaien arreta gutxitu murriztu egin da hainbat zerbitzuetan eta hori errealitate bat da ezinezkoa da ia langile kopuru berdinekin edo pixka bat gehiagorekin hiru aldiz baino gehiago biderkatu den zerbitzu bat arreta berdinarekin

lehen aipatu da ere sailburuak interpelazioaren erantzunean esan zuen bi mila hamabost bi mila hamaseiko erronkak zirela

etcétera hori da gaur erdibidekoan sartu duzuena ere adostu duzuen taldeen artean arrazoi gehiago gure ikuspuntutik oraindik ere langile kopuruari begiratzeko eta aipatutako guztia kontutan izanik guk proposamen zehatz batzuk egin ditugu gure zuzenketan lehendabizi iruditzen zaigu amaitu egin behar dela esternalizazio politikarekin dena ezin da esternalizatu

zuzenetik egin behar direnak jaurlaritzaren eskutik eta gure ikuspuntutik hau da horietako bat eta hori da gure lehen proposamena proposatzen dugu

kudeaketa zuzenaren bidez arautzea telelaguntza zerbitzua

ez du ekartzen zerbitzu hobea izatea eta ez du ekartzen

langileen lan baldintzak duinak izatea eta hori argi ikusi izan dugu teleasistencia zerbitzu honetan eta argi ikusten ari gara hori

hasi zenetik azken batean zerbitzuen kalitatea eta langileen lan baldintzak lotura zuzena dute guretzat txanpon bereko bi aurpegiak dira bigarren proposamena gure ikuspuntutik da kontrola ezarri behar dela eta horretarako

batzorde iraunkor bat administrazioa eta enpresa esleipendunaren arteko batzorde bat besteak beste ebaluazioak egingo diren baina baita ere kontutan izango den langileen iritzia ez bakarrik erabiltzaileena orain arte

pertsonena kontutan izan behar da kontrol publikoaz ari garela hitz egiten zeren eta enpresa hauek diru publikoaz funtzionatzen dute ez besterik eta gogoratu nahi dut bi mila hamabosteko aurrekontuetan bat milioi euro gehiago ipini zela zerbitzu honetarako eta momentu hartan

eta ezta ere zertako erabiltzen ari zen diru hori

sei milioitik zazpi milioira pasatu zen bi mila hamabostean eta hori horrela izanda zerbitzuaren kontrola bertan egotea bertan egiten

baina horretarako guk uste dugu batzorde bat egon behar dela gardena eta bertan lan egiten dutenen parte hartzearekin hirugarren puntua

ratioa ezarri behar da eta aipatu dudanez ez dut errepikatuko horren arrazoia eta azkena iruditzen zaigu telelaguntza zerbitzuaren esleipen berriek klausula sozialak txertatu behar dituztela besteak beste ziurtatzeko lan hitzarmena aplikatzen dela

atal guztiak eztabaida hau

legebiltzar honetan lege proposamenean baina iruditzen zaigu

zerbitzuak obrak baldintza zehatzak ezartzea lehentasunezkoak diren zenbait arlo bermatu behar direlako denbora agortu zaidanez erdibidekoaren nire iritzia edo eh bilduren ikuspuntua bigarren txandan emango dut

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

sailburu arratsalde on denoi gizarte zerbitzuen gure legeak arreta eredu bat berresten du bere berezitasuna

enfokean dago lehentasuna ematen diolarik pertsonak bere ohiko bizi inguruan mantentzeari

erantzuteko txandara pasatuz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

hitz beraz laburtuz gure ikuspuntutik ez dio heltzen muinari benetan gaur hemen erabakitzea hori edo ez erabakitzea berdintsu da jaurlaritzak bihartik aurrera ez du ezer berririk egin beharrik gai honen inguruan hori onartu edo ez onartu zeren

proposamen horren kontra gaude ez norbait egon daiteke horren kontra ez baina zerbaitetarako balio du ezta orduan ez du merezi orduan
abstenitu egingo gara eskerrik asko arrondo andrea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

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua udako hilabeteetan euskadin odol erreserbak bermatzeko beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

barrio jauna itxaron momentu bat mesedez isiltasuna denak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz roncal anderea zurea da hitza

batu egin gara erdibideko honetara uste dugu ekimen oso positiboa izan dela eta are gehiago erdibidekoa adostu ondoren lehenengo puntuan gure taldeak

euskal transfusio zentroak egiten duen lanari baita ere odol emaileen elkarteek egiten duten lanari eta nola ez hainbat eta hainbat

oneko odol emaileek erakutsitako konpromisoa aitortu

adierazi eta lagundu erakundeetatik ere bai zabaltzen

kanpaina horiek barrio jaunak ere aipatu duen moduan

zuzendariak vesga jaunak bere agerraldian aipatu zuen gure autonomia erkidegoan oso maila

daukagula odol emaileen kopuruari dagokionez inguruko beste herrialde garatuenekin konparatuta eta beraz hori poztekoa da baina egia da ere bai inoiz ez dela nahikoa eta beti joan behar dugula

egia da ere bai gaur egun zentroa berak behar dituen

osasun asistentzia emateko kalitatezko osasun asistentzia emateko behar diren erreserbak

jarraitu behar dela lanean eta vesga jaunak aipatu zuen moduan ze garrantzi daukan odol emaileak urte osoan zehar

eta konpromiso hori daukaten konpromiso hori egonkorra izan dadila denboran zehar eta nola ez udako

momentu horietan animatu daitezen kanpainak egitea ere bai beraz guk

lehenengo puntuan jasotakoa bigarren puntuari dagokionez ez daukagu zalantzarik etorkizunari begira epe luzera edo ertainera jarraitu behar da urratsak egiten argi daukagu transfusioen segurtasuna eta kalitatea handitzeko hobetzeko behar dela

eta zentzu horretan vesga jaunak ere aipatu zuen dagoeneko zentroak berak elkarlanean diharduela hainbat eta hainbat eragile eta hainbat eta hainbat

horretan urratsak egiten baita ere prebentziorako neurriak gero eta gehiago edo prebentziorako neurriak geroz eta

beste alternatiba batzuk ere bai behar direla aipatu zuen eta uste dugu ikerkuntza behar beharrezkoa dela eta horretan sakondu behar dela gero eta zerbitzu hobea kalitate handiagokoa eta seguruagoa eman ahal izateko etorkizunean beraz bukatzeko eskerrak eman talde guztiei uste baitugu

orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

ezta ere ba erantzunen txandara pasatuz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

gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa

taldeko legebiltzarkideak aurkeztua eaen gazteen lan prekarietatearen egoeraren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren taldearen txanda

dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko eta beste gainontzeko guztiek isiltasuna mesedez

arratsalde on denoi bazen behin herri bat non gazteriaren egoera beste herriekin konparatuz oso ezberdina zen gure herrian gazteek beraien ikasketak amaitu ondoren lanpostu bila hasten zirenean

gazteen langabezi tasa oso baxua zen langabezi teknikoa zela esan genezake gainera gure herrian

lan baldintza duinak izaten zituzten zentzu guztietan lan segurtasun ildotik soldaten aldetik eta beste eskubideen aldetik hemengo lan hitzarmenen irizpideak aplikatzen zitzaizkielako eta beste herriekin konparatuz lan baldintza hobeak zituztelako gure herriko hezkuntza sistema ikaragarri ona zenez ia hamar mila gazte joan ziren atzerrira lan egitera

eta guztiak bueltatu ziren euskal herrira beka horiei eskez lanpostu hobeago bat lortu zutelarik hala gure herriko gazteak nahi zuten adinarekin

garatzen zuten kontakizun hau errealitatearen deskribapena izatea gustatuko litzaiguke seguru hemen zaudeten guztioi horrela izatea gustatuko litzaizukeela ere benetan katastrofista ez izatea gustatuko

sinets iezadazue baina zoritxarrez errealitatea oso

gazteen egoeraren errealitatea oso gordina da araban bizkaian eta gipuzkoan gazteen langabezi tasa ehuneko hogeita hamarekoa da

dituzten gazteen tartea hartzen badugu langabezi tasa ehuneko
hogeita hemezortzira iristen da isiltasuna mesedez baina gazteen prekarizazioa

lan egiten dutenen artean ere prekarizazioa zabalduta dago sinatzen diren kontratu berrietatik ehuneko laurogeita hamabosta behin behineko kontratuak dira lan egiten duten gazteek gainontzeko langileekin alderatuz ia hamairu mila euro gutxiago kobratzen dute urtean gainera emakume gazteak gizonekin konparatuz

gazteen artean ere emakumeek pairatzen dugun egoera bidegabea areago egiten da kalkulatzen da azken urteetan

bakan batzuk joan izan dira esperientzia aberats baten bila baina seguru gehienak hemen inolako

joan dira horietatik zehazki ez dakigu zenbatek lortu duten enplegu duin bat ez dakigu

lan prekario bat eta ez dakigu ere zenbatek ez duen lortu enplegu bat ez dakigu

eta bueltatuko direnak zelako itxaropenak izango dituzten han araban bizkaian eta gipuzkoan pobrezian bizi diren

hogeita hamabost urte baino gutxiago du eta gazteen ehuneko hirurogeita seiak ez du inolako

eta gazteen egoeraren deskribapenarekin bukatzeko azken datua europan

hogeita sei urtekoa baldin bada hemen hogeita hamar hogeita hamaika tartean da

ariko zarete pentsatzen datuak datuak eta datuak

gazteek datu bakan bezala zenbaki bat bezala sentitzen dira ez dute gobernu instituzio eta erakundeen aldetik babesik sentitzen

zer nolako gobernuak uzten ditu babesik gabe bere gazteak jakinda prekarietate gordinean bizi direla zer nolako agintariak gazteak zenbakiak balira tratatzen dituena eta sentimendu honen ardura handia jaurlaritzak berak dauka onartezina da egoera hori

jaurlaritzak enplegu plana aurkeztu zuen eta gazteen enplegua sustatzeko hainbat neurri

lan praktikak egiteko programak talentua berreskuratzeko programak eta abar baina orain azaldu ditudan datuak

ez direla eraginkorrak ez direla nahikoak izan gazteen egoerari buelta emateko horren ondorioz eh bilduk ekainean urkulluri

zehazki zer asmo zuen jaurlaritzak araban bizkaian eta gipuzkoan

enplegu eta gizarte politiketako sailburuak toña jaunak erantzun zigun aipatzen duzun prekarietatea estatu mailako erregulazio baten ondorioa da eta arlo horretan eusko jaurlaritzak ez du eskuduntzarik edo konpetentziarik ez daukagu konpetentzia nahiz eta behin baino gehiagotan eskatu izan dugun eskuduntza horren transferentzia behin eta berriro azaldu du iritzi hori foru

berriro ere burujabetzaren beharra agerian berriro ere agerian buru jabetzarik gabe ez dagoela etorkizunik burujabetzarik gabe ez dugula izango gazteentzako bermerik azken urteetan madrildik etorri zaizkigun lan erreformei buruz

eh bildun ados egon gaitezke hausnarketa horrekin baina are gehiago esango nuke ez soilik lan erreformengatik lan baldintzak azkartu egin direla egoera hau sistema neoliberalaren ondorioetako bat da hala ere

emergentziazko egoera baten aurrean larrialdi egoera baten aurrean larrialdi neurriak hartu beharko lituzke

lan prekarietateari aurre egitea jarriko beharko luke eta egoeraren larritasuna gazteez gain

ere aitortu du behin baino gehiagotan eta ganbara hau ere lan erreformaren kontra

beraz pasa gaitezen erretorika eta adierazpenetatik ekintzetara

posibleak direnak abian jarri daitezkeenak zehaztera borondatea jaun andreok borondate politikoa da gazteen arazoei erantzuna emateko behar dena gure mozioa adostu eta egin beharreko ibilbide horren oinarriak finkatzen ditu

hiruhilabeteko epean egin dezala azken lan erreformaren

ikerketa txostena besteak beste legearen puntu nagusiak eta horiek araban bizkaian

eta puntu horiei aurre egiteko aukera posibleak planteatuz bestetik

lehen esan dudan bezala ez dugu guk soilik esaten jaurlaritzak enplegu sailburuak zehazki horrela adierazi du hainbat alditan beraz eskua

enpresekin eta gainontzeko eragileekin izaten diren hartu emanetan diru laguntzetan

lan erreformaren puntu eta ondorio lazgarriak gainditzearen irizpidea baloratu eta neurri zehatzetan isla dezan administrazioa erreferente izan behar da kalitatezko enplegua sortzerakoan

eta noski baita ere enplegua sortzeko habian jartzen diren programetan beraz bere eskuetan dago

edo ematen dituen diru laguntzetan irizpide zehatzak jartzea lan erreformarik aplikatzen ez duten enpresak lehenesteko horrelakoak baloratzea

hona hemen beste neurri zehatz bat abiapuntu bezala eta azken puntuan jaurlaritzari eskatzen diogu

lazgarriak ez aplikatzeko konpromisoa har dezala eta konpromiso horrek bi mila hamaseiko aurrekontu proiektuan isla izatea

osotasunean legearen aurka joateko ausardia politiko horiek behintzat goazen aztertzera

daitekeen honen aplikazioa edo nola konpentsatu

hau da gure proposamena egingarria posiblea zehatza borondatea borondate politikoa prekarietateari

hau ez dela nahikoa izango gazteen arazo estrukturalari aurre egiteko baina ibilbide baten lehen pauso bat izan daiteke oraingoz gure

gazte enplegua sortzeko eta benetan apustua garrantzitsua izan behar da aurrekontuei dagokienez ere beste taldeen zuzenketei erreparatuz

ez dutela benetako arazoan sakontzen deklaratiboak dira galerari begiratu ongi gelditzekoak aitzakien aurrean berriz ere gaurkoan

beraz esandakoa borondate politikoa da arazo honen aurrean behar eta espero dena nazkatuta daude hitz politaz

eta aitzakietaz goazen arazoen iturburura goazen konkreziora borondaterik eta ausardi minimorik gabe

gure proposamena norabide horretan doa besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eh bilduk gazteen lan prekarietatearen inguruko mozioa dugu eztabaidagarri enplegua eta enplegu ezak arduratzen eta okupatzen gaitu orokorrean

eurak gazteak baitira gure etorkizuna eusko jaurlaritzaren ardura lehen egunetik susperraldi ekonomikoa eta enplegua bultzatzea izan dira

lehen ardatza plan ezberdinak neurri zehatzekin martxan jarri ditu jaurlaritzak enplegua suspertu nahian askotan esan bezala

edo berpiztu behar dute enpresetan lanpostuak sortu ahal izateko eta bagoaz aurrera apurka apurka datuak hobetzen doaz

azken bi urteetan ordea hogeita bost mila berreskuratu dira

bi mila zortzitik bi mila hamairura eta bi mila hamairutik bi mila hamabostera ordea hogeita bi mila ehun eta hogeita bi afiliatu irabazi ditu oraindik

baina ezin dugu ziria sartu eta hasieratik urkullu lehendakariak berak esan zuen ez zela erraza izango erabakiak hartuta ondorioak ez zirela lehen momentuan nabarituko eusko jaurlaritza lanean dabil neurriak hartu ditu hartzen jarraitzen ditu eta hartuko ditu etorkizuna baikor ikusten laguntzen dizkiguten datu batzuk barne produktu gordina ehuneko bi koma bost handituko dela aurrikusi du gobernuak

eta enplegua ehuneko bat koma sei handituko da lanaldi osoko lanpostuei dagokionez por lo tanto aunque sea tímidamente podemos asegurar que

gazteen arloa eta gazteen arteko langabezia lehentasunezko kontua da gobernu honentzat izan ere

beraz eusko jaurlaritzak gazteekiko konpromiso argia adieraziz gain

lana badago egiteko lan itzela zelan ez eta jaurlaritzak politika orokorreko bilkuran esan bezala

jarraituko du bilduren ekimena ez dugu babestuko azalduko ditugun arrazoiengatik batetik

ez dugulako ikusten txosten baten beharrizanik rajoyren

batzeko gure ustez eusko jaurlaritzak programa eta neurri zehatzak bultzatu behar ditu gazteen enplegua suspertzeko gazteen kalitatezko

puntuari dagokionez eta sailburuak berak esan zizun bezala zulaika andrea eusko jaurlaritzak ezin die galarazi enpresei legeak ahalbidetzen dien neurriak

lan erreformaren neurriei intsumisioa legala ez den zerbait egitea eskatzen diozue jaurlaritzari eta gure ustez

después akordio batera heldu gara alderdi sozialistarekin eta erdibidekoak

alderdi biek gure oinarrizko eskakizunetan eskatzen genuena batu egin dugu

lehenago gazteekin hartu emanetan jartzea eskatzen diogu

eurei gazteei zuzendutako neurriak diren heinean uste dugulako euren gazteen ikuspuntua entzun eta jakitea guztiz garrantzitsua eta

izango zela eta honek ez du esan nahi beti bat etorriko direla gazteen ordezkarien eta eusko jaurlaritzaren ikuspuntua baina jakin jakitea

elkarlana beharrezkoa dela behin eta berriz esan dugu eta gai honetan ere aproposa dela uste dugu guztion artean

enplegugarritasun neurri eraginkorrenak lortzeko

gainontzeko taldeen babesa hartzea ere bai besterik
arregi anderea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

se vayan de euskadi y luego no vuelvan nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz zulaika andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko berriro ere mahaiburu andrea

ordenatu batean saiatzen naizen gure erantzuna

eskerrik asko zulaika andrea tenía algo más pero

andrea estatuko lan erreformaren aurka gaudela argi eta garbi adierazi dugu behin eta berriz eta ez bakarrik adierazi baizik eta

bertan behera uzten baina badakigu nola gauden eta non gauden hori ez da nahikoa kritika hutsa ez da nahikoa guk

hitzetatik ekintzetara pasatu behar dela eta lehenengo txandan

esan dizut zenbat neurri hartu dituen gobernuak gazteei eta gazteen enplegugarritasuna indartzeko zuzenduak izan direnak ez direla nahiko ados gaude eta hori sailburuak berak ere

eta horregatik lehendakariak berak politika orokorreko plenoan osoko bilkuran esan zuen jarraituko duela eta respecto al programa lehen aukera

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hemeretzi bai berrogeita hamabi ez bat zuri

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu momentu bat probatu eta orain bai argia ondo ahal dago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

hamar abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da jarraian

adierazpen instituzional bat irakurriko dut isiltasuna mesedez emakumeen mundu martxari buruzko adierazpen instituzionala

eta konprometitzen da lan egitera berdintasunaren alde eta horretarako eskura dituen neurri guztiak jartzera lan egin dadin honako helburu hauek lortzeko indarkeriari dagokionez lan egin behar dugu aktuazio protokoloak abian jartzeko

emateko era berean gure babesa agertzen diogu emakumeen mundu martxaren protokoloari eta konprometitzen gara bat egitera indarkeria sexistaren salaketa eta gaitzespenerako egiten diren deialdiekin

emakume guztiak animatzen ditu partehartzera emakumeen mundu martxan hain zuzen ere bilbon urriaren lauan izango den ibilbidean eta egingo diren ekintzetan eta hiru adierazpen hau emakumeen mundu martxako europar idazkaritzara bidaliko da besterik gabe gai zerrenda agortu denez osoko bilkura amaitutzat